legezko bizileku baimenik gabeko etorkinen osasunerako eskubideari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea

arratsalde on berriro ere eztabaidatuko dugu osasun arreta unibertsalari buruz

arazo hau konpondu arte guk ez dugu kokatuko eskubide hau paperik gabeko pertsonengan uste baitugu osasun arreta eskubide unibertsala dela

hala ere egia da arazo larria egoera irregularrean dauden pertsonen artean gertatzen dela eta hori ezin da ukatu horregatik argi daukagu administrazioak bermatu behar diela pertsona guztiei bai oinarrizko osasun arreta bai espezialitatea

nazionalitatea edo lege nahiz administrazio egoera alde batera utzita eta gure ustez baldintza horiek gaur egun ez dira betetzen ari hori dela eta gure osoko zuzenketaren bidez eskatzen dugu

aldatzea nabarmendu nahi dugu osasun arreta oinarrizko eskubidea dela horrez gain ezin du urtebetetik gorako

baldintzatua egon gainera kasu askotan pertsona hauek zailtasun asko daukate etxebizitza lortzeko eta erroldatzeko

adierazi du sistema publikoko kanpo geratzen diren pertsonak gutxi

pertsona gutxi gorabehera baina hori ez da gaia berdin zaigu zazpiehun bostehun edo berrogei

bi mila hamairuko uztailaren hogeita biko aginduaren aurka baina horrek ez du esan nahi gobernuak eskuak lotuta

talde sozialistak bere legez besteko proposamenaren zioan esaten du nafarroan esate baterako lege erregulazioaren bidez lortu dela errege dekretuari

gobernu honek jarri behar ditu behar diren neurri guztiak bai juridikoak bai administratiboak osasun laguntza

eta gaur eztabaidatzen ari garen murrizketa ez da bakarra beste murrizketa bat da azken urteotan gizarte arloan eta jarrera horrekin lortzen ari da

edo zaurgarrian dauden pertsonen egoera gero eta okerragoa izatea horregatik guk talde proposatzailearen testuaren harago joan gara

ehun eta hamalau dekretua motz geratzen delako besteak beste gure osoko zuzenketan eskatzen dugu osasunerako eskubidea aldez aurretik eaen

batzuk betetzera baldintzatuta ez egotea horrez gain

eskatzen diogu herritar orori dagozkion oinarrizko eskubideak egoera larrian uzten ari diren murrizketak arbuiatu ditzala eta amaitzeko

kargura araban bizkaian eta gipuzkoan bizilekua pertsona guztiek osasun laguntza oinarrizkoa edo

eskubidea bermatu eta gauzatu horiek dira gure eskaera zehatzak baina amaitu baino lehen irakurriko egingo dut

hiru lerro kontutan hartu behar da giza eskubideen gaineko nazioarteko zuzenbideak

jotzen du osasunetako eskubidea eta osasun laguntza jasotzeko orduan talde jakin batzuei jartzen zaizkien mugei

atzera pausu garrantzitsua izan da beraz ez dago neurri horren beharra justifikatzen duen arrazoirik horiek dira gure eskaria zehatzak eta eskaera ez baduzue kontutan hartu nahi gutxienez arartekoarena bai

euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andereak dauka hitza

andrea gure taldeak euzko abertzaleak taldeak eusko alderdi jeltzaleen taldeak madrilen

behin eta berriro adierazi dugun moduan argudiatzen ditugu hamasei barra bi mila hamabi errege dekretu legeak inposatutako neurriak

eta gure osasun arloko eskumenak urratzen dituzte ondorioz

eta gure herritarren ongizatean ere kaltea eragin dute azkenean ez dugu bat egiten neurri horiekin eta jaurlaritzari eskatzen diogu beste behin ere

horien eragileei aurre egiteko baliabide politikoak juridikoak ekonomikoak eta abar

komeni da gaia ondo zentratzea beste ezer baino lehen hain zuzen ere

gaizki ulerturik egon ez dadin arestian aipatutako moduan espainiar gobernuak onartutako hamasei barra bi mila hamabi errege dekretu legea

aldaketa sakonak egin eta indarrean sartu zituen bi mila hamabiko irailetik

ondorioz besteak beste egoera irregularrean aurkitzen diren pertsona inmigranteek osasun arreta jasotzeko eskubidea izateko baldintzak gogortu zituen denboran atzera egin eta gizarte segurantzari kotizatu izan beharrari lotutako osasun arreta sistema ezarri nahi izan da aseguratuta edo aseguratutako norbaiten onuradun izaera edukitzea beharrezkoa izatea ezarri zen berriro ere gure ustez

hainbat urteko lanaren ondoren lortutako euskal osasun sistema publiko eta unibertsala hankaz gora jartzen zuen atzerapausoa aurreko jaurlaritzak eta bengoa sailburuak ere bai

hamalau barra bi mila hamabi dekretua onartu zen beste gai batzuen artean

osasun sistematik kanpo uzten zituen pertsonen egoera irregularrean dauden etorkinen osasun arretarako sarbidea arautzeko euskal autonomia erkidegoan

laster espainiar gobernuak errekurritu egin zuen konstituzio auzitegian

konstituzio auzitegiak auto eman zuen arte eta ebazpen horretan konstituzio auzitegiak etenaldia bertan behera utzi zuen egoera irregularrean dauden pertsonei osasun arretarako sarbidea emateko

konstituzio auzitegiak emandako arrazoiak argiak izan ziren dirua aurrezteko dirua aurreztuko dela esatea ez dela nahikoa

hain zuzen ere garrantzitsuagoa delako osasun publikoa arriskuan ez jartzea

osotasunean ondorioz indarrean utzi zuen

gai horren inguruan behin hori esanda

izan ere ematen baitu zenbaitek ez dutela oraindik ere argi ikusten

hurrengo baldintzak ezartzen ziren euskal autonomia erkidegoan osasun arreta normaltasunez eduki ahal izateko batetik

hau da bi mila hamabiko irailerako osasun txartela izatea eta bestetik hiru baldintza betetzea aldi berean eta azpimarratzen dut

baldintza hori batetik lehenengoa baliabide ekonomiko nahikorik ez edukitzea

beste sistema edo aukerarik ez edukitzea eta hirugarrena gutxienez euskal autonomia erkidegoko udalen batean urtebetez erroldatuta egotea

jaurlaritzak ezarri zuen hain zuzen ere konstituzio auzitegiak berretsi duen epea beraz jaurlaritza berriari tokatu zaio

jasotakoari bide ematea horretarako onartu zen uztaileko agindua hain zuzen ere konstituzio auzitegiak berretsitako eskubide horiek behar den bezala bermatzeko horretarako arautu ditu osasun txartelak emateko prozedurak

osasun arretarako sarbidea izan dezaten ez du beste ezer egiten agindu berri honekin

osasun eskubiderik murrizten talderen batek aipatu duen moduan

eta baldintza horiek aurreko gobernu sozialistak ezarri zituenak dira beraz pixka bat gauzak

nortzuk daukagu gure erkidegoan ba egoera erregularrean

eta bestetik egoera irregularrean dauden pertsona guztiek ehun eta hamalau dekretupeko baldintzak betetzen dituztenean

erroldatuta daudela egiaztatzen duen edonork kontuan izan behar dugu hamasei barra bi mila hamabi errege dekretu legea indarrean sartu zenetik hamabost hilabete pasa direla ondorioz momentu hartan

betetzen ez zuten gehienek aukera izan dute baldintza hori egiaztatzeko eta osasun txartela eskuratzeko normaltasunez baina egia da

oraindik ere errolda baldintza betetzen ez duena izan daiteke

talde horretan osasun arretarako eskubidea izango dute guztiek

kasuetan bestalde haurdun dauden emakumeek

ere bai eta azkenik adin txikiko guztiek osasun arreta osorako eskubidea izango dute hala ere

zazpiehun pertsona inguru izan daitezkeela egun egoera horretan aurkitzen direnak eta nahiz eta gutxi izan

jaurlaritzak ez ditu albo batera utziko horregatik jaurlaritzak

hainbat neurri hartu ditu gai honen inguruan azalpenak emateko duela hilabete inguru osasun batzordean osasun saileko aseguramendu eta kontratazio sanitarioko zuzendaria izan genuen

uztaileko aginduaren ondotik beste bi jarraibide eman dira

lehenengoan larrialditarako osasun arretan argibideak eman ziren

osasun publikorentzako kaltegarriak izan daitezke gaixotasun infekto kutsagarriak dituzten tratamenduak

eta bigarrenean aldiz pertsona horietako bakoitzari familia medikua egokituko edo izendatzeko erabakia hartzen da hau da zazpiehun pertsona horien taldean

izendatuta edukitzeko aukera hau da txartela ezin zaie eman ez delako posible gaur egun indarrean dagoen marko juridikoaren barruan baina

sarbidea izan dezaten normaltasunez beraz jaurlaritza bere lana betetzen ari da eta eragozpen guztien gainetik apurka apurka baina eraginkortasunez behar diren neurriak hartzen ari da gure osasun sistema ezaugarri izatea nahi dugun unibertsaltasuna eta ekitatea bermatzeko helburuarekin alderdi sozialistak aurkeztutako oinarrizko ekimenean oinarrian edo justifikazioan esandakoekin ez dugu bat egiten

eta konstituzio auzitegiak berretsitakoa aplikatzera mugatua eta horrez gain

hartzen ari da bestalde guk gaur ganbara honetan salatu nahi dugu beste behin ere gure autogobernua

autonomia estatutuan jasotako osasun eskumena urratu egin dela alde bakarreko erabakiz

eta egoera ekonomikoaren aitzakiapean espainiar estatua berriro ere prozesu uniformizatzaile eta zentralizatzailea burutzen saiatzen ari da horren aurrean guk gure zuzenketa babestuko dugu baina

adierazgarria da berriro ere ganbarako talde guztiek alderdi popularrak izan ezik

alde bakarrez inposatutako neurriek eragindako ondorioak gure osasun sisteman

besterik gabe mila esker eskerrik asko orbegozo jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den roncal andreak dauka hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den blanco andreak dauka hitza

estrategia aldatu behar dugula eta gabonetako giroa nabaritzen denez gure eskaera olentzerori

olentzero maite aurten hiru gauza eskatuko dizkizut osasun sailarentzat

dirudienez upyd taldean dauden boligrafo guztiak

orduan eskatzen dizut maneiro jaunarentzat boli berri bat gure proposamenak sinatzeko eta
hirugarren gauza pertsona guztientzat osasun arreta unibertsala eskerrik asko eskerrik asko
blanco andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andereak dauka hitza

eskerrik asko garrido andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea señora roncal

eskerrik asko orbegozo jauna eztabaida amaituta

bototara jarriko dugu euskal sozialistak

erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita hemezortzi ez

ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako zazpigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eusko jaurlaritzako garapenerako lankidetza internazionalaren eraispenaren aurka eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

ezinbestekoa da gizarte mugimenduen eginkizuna nabarmentzea emantzipazio logiketarako funtsezko elementu baitira

mugimendu horiek prefiguratu eta defendatzen dituzte ekitatean horizontaltasunean eta desberdinen arteko artikulazioan oinarritutako partehartzerako formula berriak

gaitasun handia dute mugimendu hori giza baliabideak zein baliabide material eta politikoak mobilizatzeko beren aldaketa agenden inguruan

aurre egiteko beraz ezin pentsa herritartasunean eta demokrazian aurrera egin daitekeenik mugimendu sozialak sendotu gabe

instituzioen ardura partekatu globala existitzen da pertsona eta herri guztien ongizatea bermatu behar dituena la propuesta presupuestaria de cooperación del gobierno vasco

lehentasuna pertsonak egon behar dira erdigunean eta ez kapitala

aurretik aipatutako guztia ez ezik garrantzitsua da aipatzea ere aurrekontu murrizketa bortitz hauek ekar ditzaketen beste ondorio larri batzuk

arazo oso larria da urteetan eta urteetan beste kontinenteetan latinoamerikan adibidez irekitako prozesu askorekin hartutako konpromiso etiko politiko eta sozialen haustura gerta daitekeela

honen alde egiten du euskal lankidetza eredua indartu

eta aldaketarako subjektiboekin konprometituko dena mugimendu sozialekin bereziki

antolatutako herritar kritikoen sorrerarekin lotura zuzena duen ikuspuntu feminista euskal lankidetzaren analisi integralerako esparru bezala kokatu

estaturik gabeko herriekiko lankidetza areagotzea nazioartean giza eskubideen aitortza osoa bilatzen duten nazioekin aliantza estrategikoak eraikitzeko helburuarekin eta euskal administrazioen arteko koordinazioa finkatzea

pobrezia estrukturalarekin bukatzeko baliabideak sortzea posiblea da borondatea besterik ez da behar me gustaría

eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari

y nada más muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

lehendakari legebiltzarkideok arratsalde on guztioi berriz tribuna honetan garapenerako lankidetzari buruz hitz egiten

euzko abertzaleak taldearen gai honekiko konpromiso irmoa

ekainaren hogeian eduki genuen eztabaidan esan genuen bezala

argi eta garbi utzi zuen eusko jaurlaritzaren konpromisoa garapenerako lankidetzarekin eta bere hitzak irakurriko ditut behin ere eusko jaurlaritzak legegintzaldi honen bukaeran kooperazio laguntzen aurrekontua berreskuratuko du gaur egungo baldintzak kontutan hartuz

bat ekainaren hogeian garapenerako lankidetzari buruz onartutako legez besteko proposamena betetzea eta bi

gutxienez garapenerako lankidetzari bi mila hamabian emandakoaren portzentaia bera mantentzea

hiru eta lau puntuak betetzen ari direla bere osotasunean

nork ez du betetzen edo hobeto esanda zein

zero koma zazpiarena ehuneko zero koma zazpia lortzeko borondatea aipatzen da eta gure zuzenketak

batzen du nahi hori baita maneiro jaunarenak ere

argi dio cuando las circunstancias económicas lo permitan bestalde euzko abertzaleak eta eusko jaurlaritzaren jarrera argia da

nahiz eta eurak ez bete kasu honetan ere egin izan dugu esan genuen

legealdiaren bukaerarako iraganean zeuden aurrekontu multak

datorren urteko aurrekontuek garapenerako lankidetzari bi mila hamabian emandakoaren portzentajea mantentzea harritu egiten gaitu eskakizun honek

aurrekontuen eztabaidak izango ditugunean bai osokoa eta bai zuzenketa partzialena gure ustez puntu honen inguruan gaur eztabaidatzeak ez du inolako zentzurik eta unzalu jaunak azaldu duenez erdibidekoa

entzun eta gero ikusten duzuenez erdibideko zuzenketak gure jarrera eta gure postura mantentzen duela beraz

alderdi sozialistarekin akordio batera heltzea besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
arregi anderea erantzunen txandara pasatuz urrea anderea zurea da hitza

eskerrik asko urrea andrea euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria unzalujauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

eskerrik asko bale nahikoa da ez

arregi andrea eztabaida amaitu da eta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legezbesteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai

ez da onartu euskal talde popularraren osoko zuzenketa jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

emandako botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita bi ez hogeita bat ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa